egun on egun on guztioi osoko bilkuraren gai zerrendaren aldez aurreko gaiarekin

rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua osakidetzako langileekin elkarrizketa eta elkarlana abian jartzeari buruz mozioari dagokionez behin betiko ebaztea ekainaren seiko osoko bilkurako bozketan izandako berdinketak erregelamenduaren laurogeita hamabi puntu bat artikuluak adierazitakoari jarraituz berdinketa izan zen eh bildu eta euskal sozialistak taldeek aurkeztutako erdibideko

orain erdibideko zuzenketa horren bozketa eh bildu eta alderdi sozialistaren erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

berriro bozkatuko dugu atera eta ondo sartu berriro bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

geratzen da jarraian bozkatuko dugu mistoa upydren zuzenketa bozkatu dezakegu

upydren zuzenketa jarraian alderdi popularra eta euzko abertzaleak sinaturiko

emandako botoak hirurogeita hamalau bai hogeita hamazazpi ez hogeita hemezortzi

gai zerrendako lehenengo puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena espainiako estatuko segurtasun indarren erretiratzea

taldearen txanda da ekimena aurkeztu eta aldezteko arzuaga jauna zurea da

egun on lehendakari jauna legebiltzarkideok euskal herrian indar polizialen argazki ezin kaotikoagorik daukagu eta hori argitu

amaiurrek gobernuari zuzendutako galdera baten erantzunean adierazten zen

espainiar polizi zeudela hego euskal herrian guztira

zifra horri gehitu behar zaio hemengo indar polizia autoktonoak beste hamairu mila agente gutxi gora behera guztira

bi mila hamabiko datuen arabera horietatik ehuneko

espainiar agindupeko indar polizialak dira

horrelako kopuru bat komunitatetik kanpoko poliziaz osatua

protektorado edo herri kolonizatu batean ez bada

hauexek dira sei koma zortzi euskal erkidegoan eta bost koma lau polizia nafarroan mila biztanleko ez du parekotasunik ez europako beste lurraldeetan

lurraldeekin ere turkia edo ipar irlandaren gainetik gaude polizi tasetan esanguratsua ere bertan

ari diren testuinguruak izanik europar batasuneko gomendioa hauxe da bi polizi mila biztanleko pentsa kopuru horiek ezin dira gaur egun justifikatu ez polizi eskuduntzen edo funtzioen arabera izan ere arrazoi edo aitzaki nagusia amaituta

gainontzeko funtzioak guztiz residualak dira ezta ere ezin dira justifikatu bizi dugun egoera ekonomikoarekin

dituelako gaur egungo lehentasunak bestelakoak izanik ez da justifikatzen ezta ere gaur egun bizi dugun momentu politikoarekin

eta bortizkeri guztiak desagertzeko ematen ari diren urratsekin ez dago

euskal herrian akantonatuak egotea ez bada euren kontrol soziala eta euren presentzia armatuarekin hemen hartu behar diren erabakiak eta jorratu behar diren pausuak

andoainen izandako atxiloketek ez dute betetzen hiru printzipio minimo ez legitimitatea

hiritargoaren segurtasun handiagoa onartzen delako pertsona hauek bizitza guztiz normala egiten zutela

ezta ere ez dira atxiloketak egiten justiziaren onuran bigarrenik nago legea ere ez dela betetzen izan ere

ostean biak estatuaren gatibu egon dira

ez ziren inondik ere agertu bi aldiz atxilotuak antzeko gertakizunengatik amaitzeko

ez du betetzen oportunitate politikoaren printzipioa egiten diren momentu politikoan traba eta oztopoa baino ez direlako

bilatzen zena kontraprogramazio bortitza bakerako plana mesedez isiltasuna

kontraprogramazioa esaten nuen bakerako planak eta normalizaziorako jarrerak blokeatzeko

konponbide prozesu guztietan azaltzen da desmilitarizazioa funtsezko elementua bezala bake normalizazio eta bizikidetza prozesu bat garatzeko orain dela gutxi ospatu den sozialak ere heldu dio gaiari testualki esaten du estatuaren segurtasun indar eta kideen kopurua eta eginkizuna berriro dimentsionatzea gomendatzen dugu eta

errealitatera moldatzea berme bat hemen gainera aldarrikapena ondo errotua dago gizartean

arrazoiak eta aitzakiak gero eta txikiagoak direnean badakigu euskal gizartea nahi eta behar

madrileko gobernuaren jarrerarekin topo egingo duela fernández barne ministroak argi esan zuen segurtasun batzordean ez dela poliziaren irteteaz hitz egingo irteteaz hitz egiten zuen dudarik gabe bere hemengo ordezkariarekin

estatuaren interesen defentsan horretarako helduko dio

artikuluan esaten denari estatuaren interes orokorra larriki konprometitua dagoen horietan

edonola ere izanda ere hau interpretatzeko

nos ha presentado besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upydren ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

maneiro jauna jarraian euskal sozialistak taldearen ordezkaria den unzalu jaunak dauka hitza

eskerrik asko unzalu jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den iturrate jaunak dauka hitza

hortaz konstituzioaren lehen xedapen gehigarrian aitortutako eskubide historikoetatik zuzenean eratorritako polizia propioa daukagu

polizia integral gisa eratutakoa bestalde komunitatez kanpotik edo gainetik dauden eskumenak estatuaren segurtasun indarrei

azken kontaketa ofizialaren arabera euskadiko autonomi erkidegoan zazpi mila bederatziehun eta hirurogeita hamabost ertzain daude hiru mila hirurogei guardia zibil

baina hiru hiriburuetakoak bakarrik kontutan hartuta

barne ministerioaren azken datuen arabera estatuko segurtasun indarretako

erkidegoan horrela banatuta daudelarik araban bostehun eta laurogeita hemezortzi guardia zibil eta trescientos cincuenta polizi bizkaian mila hirurehun eta hogeita hamazazpi guardia zibil

eta gipuzkoan mila ehun eta hogeita bost guardia zibil eta quinientos veintiocho polizia aste honetan bertan

bi mila bederatzi eta bi mila hamabi artean estatuak euskadin dituen segurtasun indarren kide kopurua ehuneko zazpia igo da hain zuzen ere

izan ere etaren ekintza armatua zen polizia hauei eskumena ematen zien iturria

eskumen iturri hori indargabetzen duelarik ertzaintza polizia integrala izanik egokitze prozesuak kontzeptualki ordezkapeneko polizia ereduari erantzuten dio estatutuaren markoaren baitan izatez mila bederatziehun eta laurogeita hamareko

hori espainiako gobernu honek iritzia duela hogeita hiru urte ideia zentratua beraz

jarraitu beharreko kriterioak zehaztea garrantzitsuenen artean zeuden polizia bakoitzari dagozkion eskumenen inguruan lan egitea koordinazio operatibo eraginkorra lortzea bikoizketa ekiditea eta eraginkorrak ez diren inertzien behin betiko amaitzea hortik gutxira

europako segurtasun arkitekturan integratzea planteatu zen hitzarmenean oinarriturik bide batez esan beharra dago erabat betetzeko

hemen eta orain eskatzen ari garena zehatz mehatz gure zuzenketan agerian dena da segurtasun indarrak bere eskumenen eremu hertsira egokitzea

eta bestalde segurtasun juntari eskatzea lan egin dezala estatuko segurtasun indarrean

egiazko segurtasun beharrak eta gernikako autonomi estatutuak emandako eskumenak hauxe da legea betetzea mila bederatziehun eta laurogeita hemeretzian jada apirilaren hogeita bederatzian argi adierazi zuen garai hartako barne ministroak jaime mayor oreja

erantzun parlamentario batean honako hau erantzuten zuen ello motiva

uste dugu badela garaia helburu honi serio heltzeko jaurlaritzak espainiako gobernuari segurtasun batzordeari biltzeko eskaera egiten dio

honek gaurkoak erabateko gaurkotasuna poliziaren

elkarbanatutako kriterio objektiboetatik abiatuz legea betez eta batez ere ertzaintza polizia integral gisa onartuz eskerrik asko eskerrik asko iturrate jauna

gizarte afektatzen duen gorputz polizial

egin zuten pasa den urtean segurtasun sailaren arabera

antiterrorismoa arrazoi erreala kontrol soziala

nagusitasun armatua agerian utzi behin eta berriro urtero

hiritar inguru gelditzen dituzten euren kontroletan

gizarte osoari eragitea terrorismo hitza erabili da hemen bai horixe bera euren presentzia armatuarekin terrorismoa

nada más gracias eskerrik asko iturrate jauna

eta bototara jarriko dugu lehenik eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai

ondorioz jatorrizko testua ez da onartu jarraian mistoa upyd taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

euskal sozialistak taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

osoko zuzenketa alderdi sozialistarena eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu

ez hogeita zazpi ondorioz onartuta gelditu da

mozioa vicente reyes martín euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak aurkeztua zientzia teknologia eta berrikuntzaren euskal sareari eusteari eta enpresen

buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda da bere ekimena aurkeztu eta aldezteko reyes jauna zurea da hitza

lo que dice que va a ejecutar gracias eskerrik asko reyes jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularreko ordezkaria den semper jaunak dauka hitza

muchas gracias eskerrik asko semper jauna eh bildu taldearen ordezkaria den isasi jaunak dauka hitza

legebiltzarreko mahaiburua anderea sailburu andereak legebiltzarkideok egun on

lortzen halako pasiorik eta debate

handirik ez dugu izaten baina garrantzitsua da dudarik gabe

zientzia teknologia eta berrikuntza planeko txostenean esaten da aipatu egin da dagoenekoz esaten da bi mila hamairugarrena urtean ikerketa eta garapena

oro har ehuneko bi koma hogeita hamabostera iritsi behar dela

eta berrikuntzaren gastua barne produktu gordinarekiko ere

kontua da euskal herrian ekonomia uzkurtzen ari dela oraindik

uzkurtuko da hala ere zalantzan gaude

eta berrikuntza planaren helburuak beteko diren

bi mila bederatzigarrena urtearen hasieran urtarrilean hain zuzen ere

zehazteko ikerketa garapen zientifikoa teknikoa eta berrikuntzaren funtzioak eskualdatzea estatuaren administrazioetatik autonomia erkidegora

ikerkuntzaren sustapena eta berrikuntzaren planifikazioa ikerketa proiektuen programak haien jarraipena kontrola garapena eta berrikuntzarako

horiek dira besteak beste eskualdatutako eskumenak lorpena izan zen dudarik gabe hala ere lau urte igaro ondoren ikuspegi legegiletik behinik behin ez da aurrerapen handirik egin

gaiak behintzat badu funtsa euskal herria bildu koalizioarentzat

gai estrategikoa da ere garrantzitsua da krisialditik

bai industria ehunera pizgarria delakoa

esan da behin eta birritan garrantzitsua ere kalitatezko enplegua sortzeko

aukeraren bat eskaintzeko baina batez ere gure ikuspegitik estrategikoa da euskal herriaren garapenerako eta

euskal herria bilduren ustez errebisatu behar da zientzia teknologia eta berrikuntza alorrean jarritako helburuak eta lehentasunak

ez baitago gure ustez argi xedea eta helburuak zeintzuk diren

horretarako alde batetik europa bi mila hogei edo bi mila hogei garapen adimentsua

zedarritzen diren helburuak berrirakurri behar ditugu

egokitzeko beste aldetik sakon aztertu behar ditu euskal herriaren behar izanak eta gaitasunak

gure ustez energiaren kontsumo iraunkorrean uraren eta ingurumenaren

zaintza enplegu berdearen sustapenean hezkuntzaren eta berrikuntza sozialean gehiago egin behar dugu egiten ari garena baino

jorratzeko egia da baina azaldutakoak balio du

joan den urteko gastu mailari aurten eustea

ez dugu ikusi orain arte jaurlaritzak lehentasunak non jartzen dituen ari gara pixkanaka ikusten egia da irakurri dugu hedabideetan datorren urtean

urtean aurkeztu nahi dela hezkuntzaren eta lanbide heziketaren plana urte horretarako aurrikusita dago zientzia eta teknologiaren eta ingurumenaren plan berriak hain zuzen berandu berandu dela

gure ekarpenak eta iradokizunak egin ahal izateko eztabaida prozesua irekitzea eskatu nahi dugu ikerketa garapena eta berrikuntza horren garrantzitsuak badira ezin izan daitezke epe laburreko interes politiko alderdikoien baitako

bistan da gaien izaeragatik luzera begira aztertu behar direla orain egiten dugunak edo okerrago egiteke

herri honen geroa markatuko du onerako edo txarrerako araban bizkaian

bien bitartean habiatutako ikerketa proiektuak programak eta hartutako konpromisoei eutsi behar zaiela uste dut horregatik adostu dugu erdibideko

eta ari emango diogu gure botoa gure ustez lehiakortasuna berrikuntzari zuzenean lotu egiten baldin bazaio baina hori baino garrantzitsuagoa da gure ustez

iraunkortasunez bizi ahal izatea gure herri honetan hori da gure planteamendua eta horri lotuko gatzaio gatozen

euzko abertzaleak taldearen ordezkariak dauka hitza etxeberria jauna zurea da hitza

zure baimenarekin presidente andrea legebiltzarkideok egun on

sistemaren inguruan adierazi duen bakarra eta ados nago zurekin uste dut gure sistemaren

kezkatu behar gaituela eta hurrengo egunetan uste dut nahiko aukera izango dugula parlamentu honetan zeren badauzkagu garapen ekonomikoko

hitz egiteko eta hainbat adituren eta gure sistema ikertu dutenen iritzia jaso eta baita ere gobernuak sistemarekin ze asmo dituen

hori bultzatuko dugu gure helburua euskadi aurrera eramatea delako eta guzti horretan azkenean

lehiakorragoak izateko produktu hobeak garatzeko ezinbestekoa delako gure garapen sistema hobetzea eta

legealdian sozialistak gobernatu duela hainbat informe ezagutu ditugu

eta ezer gutxi ikusi dugu gobernua horren inguruan egiten el anteproyecto

eskerrik asko etxeberria jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda mistoa upyd

eskerrik asko maneiro jauna erantzunen txandara pasatuz reyes jaunak dauka hitza

eskerrik asko reyes jauna euskal talde popularreko taldearen ordezkaria den semper jaunak dauka hitza

semper jauna eh bildu taldearen ordezkaria isasi jauna zurea da hitza

mahaiburu andrea ez daukagu

gure planteamendua ezagutzen ez dituzunean baina beno

ibilean ibilean egiten da bidea eta ikusiko dugu eh bildurentzat

oso inportanteak dira esan dut eta berriz ere esango dut euskal herriarentzat estrategikoak

guretzat horrela da eta gure apustua geroari begira bide horretatik

euskal herria berrikuntzarik gabe eta are gehiago berrikuntza parlamentu honetan etorri baldin bada gure eskutik

eta eskertu nahi dugu reyes jaunaren proposamena babesten dugu eta iruditzen zaigulako batetik eta esan egiten dugu hartutako konpromisoei

bestetik atzera pausorik eman behar ez direlako exekutatu egin behar da eta segitzen dugu pentsatzen eta insistentziaz berriz ere esango dut mozio honen aitzakian

garapen normatibo bat zientzia teknologia eta berrikuntzan benetako euskal sarea anabasa dago anabasa dago bai programetan bai eragileetan beharbada gure ustez oinarrizko

eta bai pentsatzen dugu hemen administrazio sendo bat zientzia teknologia eta berrikuntza administrazio publiko bat behar dela

honetarako baina geroari begira bide horretatik jo behar dela uste dugu horrexegatik babesten dugu reyes jaunak aurkeztutako mozioa

koherentzia balore bezala baldin bada ere ba koherentzia horren bitartez gure bidaideak apartatu egiten badira baten batzuk guretzat beno poz pixka bat ematen digu eta nahiko genuke

horrela espero dugu mozioa aurrera aterako dela behar dugu berrikuntza behar dugu energia eredu berri bat

eztabaida gehiago gai hauei buruz besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna
euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den etxeberria jaunak dauka hitza

de nuestro país eta isasi jaunari esaten duzu edo

zurekin adostasun batera iristen inbertsio hauek edo

ahalik eta gehienera eman zedin inbertsioa baino

koadrila gehienetan gertatzen dena besteak erronda ordaintzen duenean

erreserba eskatzen duen jendea egoten da eta norberari tokatzen zaionean urteko ardoa edo ardo xume bat edo

eta gutxi gorabehera hori da gipuzkoako aldundian gertatu dena

presupuestoetan garapen ekonomikoa ehuneko hogeita bost jaitsi da

diru laguntzak ere ehuneko hogeita bost jaitsi dira orduan badirudi bilduk diskurtso desberdina dagoela segun errondak nork ordaintzen duen
eskerrik asko eskerrik asko etxeberria jauna mistoak hitza hartzeko asmorik badauka

jarriko dugu euskal sozialistak eta eh bildu taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

berriro bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

geratuko da gai zerrendako hirugarren puntua mozioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua

lantaldearen txosteneko gomendioei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena